egun on egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

osasuneko sailburuari egina datozen egunetan osasun sailak aurkeztuko duen gripearen aurkako aurtengo txertaketa kanpainari buruz
orbegozo jauna zurea da hitza bai eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok
legebiltzarkideok egun on guztioi darpón jauna osasun sailburu zaren heinean

osasun publikoko arazo nagusienetako bat dela eta azpimarratu nahi izan duzu askotan ondorio larriak ekar dakizkiela bereziki egoera ahulenean dauden pertsonei atzo udazkenero egiten den bezala gripearen aurkako bi mila hamazazpiko

kanpaina aurkeztu zenuen eta han esandakoaren arabera kanpaina urriaren hogeita hiruan hau da datorren astelehenean hasiko da eta

luzatuko da guk ere sinesten dugu txertoa arazoak eta konplikazioak saihesteko giltzarria dela badakigu gripearen txertoa segurua eta eraginkorra dela

osasunaren munduko erakundeak ezarritako irizpidetara egokitzen dela eta azken urteetako esperientzia kontuan hartuta aztertu ondoren aurreko urteetako kanpainen ondoren identifikatu

jakin nahi duguna da batetik zeintzuk diren aurten txertaketa kanpainaren helburu nagusiak bestetik zein berritasun dituzuen eta azkenik zeintzuk baliabide bideratuko diren horretarako era berean

erizainen preskripzioa arautzeko dekretu bezala ezagutzen den arauak izan dezakeen eragina aurtengo txertaketa kanpaina normaltasunez burutu ahal izateko

ea jaurlaritzaren aldetik zein neurri hartuko diren bai gripearen aurkako txertaketa kanpaina beste urtetan egin ohi den bezala normaltasunez burutu ahal izateko baina baita ere segurtasun zein neurri hartuko diren segurtasun juridikoa bermatzeko erizain zein medikuei euren eginkizun eta

betetzerakoan beraz gustatuko litzaigukeena da azaltzea nola bermatuko den osasungintzako profesional guztien segurtasun juridikoa eta besterik gabe mila esker

presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok sailburuok orbegozo jauna egun on guztioi

gaixotasun kutsakorra da jatorri birikoa duena eta arrisku taldeentzat larria izan daitekeena horregatik urtero egiten dugun bezala

prestatu dugu gure helburua ahalik eta jende gehienak batez ere arrisku taldekoek txertoa jartzea da atzo

euskal gizartearen osasuna babestea eta sustatzea eta hori lortzeko kasu honetan arrisku taldeetako pertsona txertatuen kopurua gero

jokatu behar dugu osasun sailak eta osakidetzak hartu beharreko neurriak hartu dituzte gripearen aurkako txertaketa kanpaina normaltasun

beti ere gure profesionalen segurtasun juridikoa bermatuz eskerrik asko eskerrik asko sailburu jauna
gai zerrendako bigarren puntua galdera pello urizar karetxe eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina estatu espainoleko nazioen aldarrikapen

mahaiburu andrea egun on denoi azken asteotan argi ikusten ari gara

bi borondate edo jarrera ezberdinak agertzen ari direla

gobernuarena non elkarrizketa eta negoziazio bideak irekitzeko asmoz

aldarrikatu beharreko independentzia

ez duen eskatzen eta onartzen eta beno eginiko elkarrizketa eskari horren aurrean ehun eta berrogeita hamabost artikulua kontra jartzen du pp

hori horrela lehendakari uste ahal duzu badagoela aukera minimorik euskal gizartearen erabakitzeko eskubidea errespetatuko duen erreferendum
adosturik egiteko eskerrik asko urizar jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

sailburuok jaun andreok egun on urizar jauna orain arte erreferendum bat egiteko aukera proposatu egin dut erreferendum adostu bat

aukera proposatu egin dut aurrerantzean ere horrela izango da benetako konponbidea bide horretatik etorriko delako eta ziur naiz epe luzera begira ez dago beste biderik kezkagarria da espainiako gobernuak konstituzioaren ehun eta berrogeita hamabostgarrena artikulua ezartzea gaur

distentsioaren eta elkarrizketaren alde denbora dago bi gobernuentzat itzulbiderik gabeko erabakiak hartu aurretik gobernuek biek hartuko dituzten erabakiak izango dituzten ondorioak aztertu behar dituzte espainiako gobernuak kontutan izan behar du

gizartearen eta erakundeen arteko harremanen haustura areagotuko duela

ez du zentzurik egoera zaildu dezakeen erabakirik hartzea

elkarrizketari bai aukera eman behar zaio aurre iritzirik eta baldintzarik gabe akordiorako borondatean oinarrituta egon behar du

bidea aldebikotasunez egin nahi izatea legitimoa da eta desiragarria ere

estatua daukagunean ibilbide oso laburra izan dute kataluniatik egindako negoziazio ahaleginek eta ibilbide oso laburra izango dute gure ustez ere euskal herritik egin ditzakegunak hitz hauek

espainiarekiko nuen konfiantza murritza eta onartu dezagun denborak arrazoia eman dit denborak arrazoia eman dit

espainiak helburu bakarra izan du kataluniarekiko eta da errendizioa eskatzea nire ustez zilegitasunean oinarritutako eskubideei muzin egitea errenditzea delako kataluniako herriak azken urteotan eskari asko egin ditu

jaso ditu erantzun negatiboak madriletik eta madriletik esaten dudanean argi geratu dadila ez naiz ari esaten ppren edo eta madrileko

kataluniako ordezkari politikoek ere behin eta berriz egin dituzte eskari horiek gorteetan eta behin eta berriz jaso dute baita ezezkoa

eta horrek esperientzia bat adierazten digu esperientziaz gainera kataluniara begiratu beharrekoa zeren eta guk ere bere gunean estatutu berriaren ibilbidearekin

zein motatako borondate eza datorren

eta esperientzia horrek adierazten diguna da egun espainiar marko legalaren barruan aldaketa funtsezkoak egiteko borondate politikorik ez dagoela

bidea teknikoki badagoela esaten digute psoe eta ppren aldetik

euskal gizarteak bere etorkizuna erabaki dezan ez daude prest eta ondorioz gure gizartearen borondatean oinarritutako marko berri bat eratzea nahi dugula esaten dugunean indar mehatxuaz erantzuten digute zenbatetan entzun dugu ganbara honetan bertan hirurogeita hemezortziko konstituzioa edota horren

estatutua sable hotzek baldintzatu zutela ba gaur

gure bide propioa aldarrikatzen dugunean mehatxua jazarpena eta indarra jartzen digutelako parean lehendakari bi mila hamalauko galdera horretan

bidea egitea baina orduan beste argi daukagula parean ez daukagula adostutako bidea nahi duen estaturik baldin eta gure printzipioak gure oinarriak eta gure erabakitzeko eskubidea albo batera ez badugu uzten eta nik uste
eskerrik asko urizar jauna lehendakari jauna zurea da hitza

jatorritik orain arte eta uste dut aldebikotasunak legealdi honetan ere

iraultza baino irauntza eta irauntzean ari naiz auzia konpontzeko ainbat ideia onartu egin behar dira bai

adierazi egin duela urteetan eta batzuek eta besteek dituzten helburuak batzuk eta besteek dituzten helburuak zilegiak direla

eta auzitegi berak auzitegi berak proposatu zuen elkarrizketari eta kooperazioari bidea irekitzea auzi hau konpontzeko auzitegi berak bi mila hamairu eta bi mila hamalaugarrena urtean

aurkeztutako proposamenak ez orain ere ez dute erantzun positiborik jaso elkarrizketaren alde egin duten proposamenari dena den bukatzeko nik euskadira

egin dezagun bidea elkarrekin gure helburua da gure estatus politikoaren berritze itundua sustatzea bi zutabetan finkatuta elkarrekiko aitorpena

akordiotik abiatuz aurrera egiteko aukera dugu aukera propio gai politiko hau adostasun zabaletik eta itun politikotik abiatuta bideratzeko

eta norabidea euskadiren erakundetzean aurrera egiten jarraitzeko eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

kataluniako gatazka politikoarentzako konponbide hizketatuei buruz martínez jauna zurea da hitza

lehengoz edo hogeita hemeretzi urtetan lehenik

eskerrik asko legebiltzarburu andrea martínez jauna nire iritzia gardena da argia atzo aurkeztu nuen eta gaur berriro azalduko dizut politika ez da judizialeztu behar

konponbide politikoak eman behar zaizkie elkarrizketari ekin behar zaio adostasunerako benetako borondatearekin konponbidea ez da alde bakarreko erabakiak inposatzea konponbidea elkarrizketa da errealismoa eta akordiorako borondatea oinarri dituen elkarrizketa hain zuzen ere errealismoa legezkotasuna legitimitatea

posible da eta horixe da hain zuzen euskaditik eta euskadik etorkizunera begira duen erronka politikoari erantzuteko bidea

eta pasaden hamarean urriaren hamarean eta gainera

gainera nahiz eta mobilizazio hau handia eta baketsua izan

esanez ez zeudela garantia nahikoak eta

defendía lander mesedez martínez jauna mesedez ya ya uste dut asko utzi dizudala eta

bale bale bale bale bale ez dizut hitza eman martinez jauna ez hori galdera hori beste galdera bat da eta badakizu gai zerrendan badagoela

ez delako garaia eta ohitura daukazue eta ez denok denok
eta orain zuri tokatzen zaizu barkatu iezadazue baina ez ez ez baino

ez da ez da ez da galderaren parte eta badakizu zuk ezetz

ez dauka zerikusirik zuzendari batek esan duenarekin hemen zuk idatzita daukazun galderarekin

eta nahita egiten duzue eta badakizu badakizu

bukatzen ari naiz baina gauzatxo bat eusko jaurlaritzaren lehendakariari hitz egiten ari naiz eta eusko jaurlaritza momentu honetan bi alderdiez osatuta dago
eta beraz zuk galdera egiten ari zara lehendakariari bi alderdiei ez lehendakariari ari zera galdera egiten

zuk hemen jartzen duzuna kataluniari gatazka politikoarentzako konponbide hizketatua eta ez ez ez zera horretaz hitz egiten ari

egin dut así que bukatu da denbora moztu egin dut moztu egin dut moztu egin dut ez barkatu moztu egin dut

eta gero zu hasi zera nirekin hitz egiten denbora eman dizudanean baina

para hablar de lo demás eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera susana corcuera leunda euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak
turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina gertuko merkataritzak euskadin duen egoerari

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

lehendakariari egina zerga moldaketei buruz alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna alonso jauna zurea da hitza

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina sexu segregazioa bermatzen duten ikastetxeen kontzertazioekin
hartuko duen jarrerari buruz ubera anderea zurea da hitza eskerrik asko

ariketa bat egitea planteatzen dizuet guztioi baita zuk ere

begiak ixtea goazen guztiok begiak ixtera eta gure pentsamenduan

legebiltzar hau aretoetan legebiltzarkideak sexuaren arabera sailkatuta

gizonezkoak edo goazen irudikatzera gure kaleetan auzoetan liburutegietan dendetan eremu batzuk emakumezkoentzat eta beste batzuk gizonezkoentzat irudikatu duzue egin duzue ariketa zer pentsatzen duzue horretaz horrelakoa da gure gizartea ditugu

legebiltzarra dendak eremuka sailkatuta

egin behar ditu botere publikoak gobernu batek garai batean izan genituen espazioak edo eremuak batzuk gizonezkoentzat

emakumezkoentzat oraindik ere zoritxarrez baditugu eremu batzuk gizonezkoentzat eta beste batzuk emakumezkoentzat

aurrera egin dugu eta poztekoa da nahiz eta oraindik ere asko dugun aurrera egiteko gizonezkoak eta emakumezkoak sailkatzen

batzuentzat balore batzuk lantzen ditugu eta beste batzuentzat beste batzuk espazioetan sailkatzeak ere irakurketa zuzena dauka espazio batzuk emakumeentzat dira eta beste batzuk gizonezkoentzat

espazioen arteko mailaketa bat egiten dugu mailaketa bat egiten dugu gizonezkoen eta emakumezkoen artean ez dakit oker nagoen nire irakurketa bera egiten duzuen edo konpartitzen duzuen

moduan gure gizartearen ereduan pertsonen arteko gizonezkoen arteko harremanetan gizon eta emakumezkoen arteko harremanetan hezkuntza sailak ere bere politikak egiterako orduan

bultzatzen du eta beste bat ez eta mezu bat helarazten dio gizarteari beraz jaurlaritzak diru publikoarekin sexuaren arabera ikasleak bereizten dituen ikastetxea

bultzatzen ari da gizonezkoen eta emakumeen berdintasunaren aurkako bultzatzen du mezua zuzena da eredua argia da eta zoritxarrez gaur da eguna oraindik ere jaurlaritzak

ikasleak bereizten dituen ikastetxeetara bidaltzen duela hori normala da hogeita bat mendean hori da berdintasunaren aldeko hautua egitea azkenean politikak

gauza bat izan daiteke hezkidetza plana eta gainera astelehenean

hezkidetza plan gida aurkeztera

hezkidetzaren aurkako norabidean doazen politikak bultzatzea

guzti horrek dakarren ondorioekin eta gero kexatuko gara salaketak jarriko ditugu minutuko

egingo ditugu baina alfer alferrik hobeto litzateke hausnartzea

zertarako diren zer helburu lortzen duten zer ekar dezaketen eta askotan badakigu

horregatik hausnartu beharra dago eta askotan ere ekartzen dituzten ondorioak ez direla bilatutako ondorioak aurreko legegintzaldian

asmorik kontzertazioan aldaketarik egiteko eta sexuaren arabera segregatzen duten ikastetxeak finantzatzen jarraitzeko asmoa

irakurtzen aritu naiz eta uriarte andrearen hitzak izan ziren gobernu hau kontzertua mantentzearen alde dago eta

pisuzko arrazoirik izan ezean aurrera jarraituko dugu orain arte bezala galdera da uriarte anderea galdera da urkullu jauna ez da

betebeharra emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasuna bermatzea berdintasuna ez da pisuzko arrazoi bat edo zuen ustez horrelako politikekin berdintasuna bultzatzen da orain legegintzaldi berrian gaude agian hausnartu duzue

ez dakit agian eta bi mila hemezortziko aurrekontuei begira indarrean jarriko duzue kontzertazio horri amaiera ematea ez dakigu

egindako adierazpen batzuetan ildo berean jarraitzeko egitasmoari eutsi zion ez dakit kontzertazio osoaz ari zen edo justu irizpide honetaz ari zen hala ere gaurkoan eskertuko genuke argituko bazenigute ea legegintzaldi honetan

sexu segregazioa bermatzen duten ikastetxeekin kontzertazioa mantentzea edo ez

eskerrik asko eskerrik asko ubera

legebiltzarreko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on

sexuaren arabera bereizitako hezkuntza mila zortziehun eta berrogeita hamazazpiko

hala mila bederatziehun eta hirurogeita hamareko abuztuaren lauan hezkuntzari eta hezkuntza erreformaren finantzaketari buruzko hamalau barra mila bederatziehun eta hirurogeita hamar lege orokorra onartu arte

ordutik aurrera poliki poliki gainbeheran joan zen sexuaren arabera bereizitako hezkuntza

estatuko lege guztiek eutsi diote hezkuntza publiko mistoari hor dira bat barra mila bederatziehun eta laurogeita hamar lege organikoa urriaren hirukoa hezkuntza sistemaren antolamendu orokorrari buruzkoa hamar barra bi mila bi lege organikoa abenduaren

eta bi barra bi mila sei lege organikoa maiatzaren hirukoa hezkuntzari buruzkoa egun indarrean dagoena

euskal eskola publikoari buruzko bat barra mila bederatziehun eta laurogeita hamairu legeak otsailaren hemeretzikoak

anitza elebiduna demokratikoa euskal gizartearen zerbitzura dagoena gizarte eta kultura aldetik ingurunean errotua partaidetzan oinarritua desberdintasunak berdintzen dituena eta aniztasuna integratzen duena

xedeen artean honako hau identifikatzen zuen ematen den heziketaren baterako hezkuntza ziurtatzea baterako hezkuntzaren irizpide hori jarraitu dute halaber itundutako ikastetxe pribatu gehien gehienek badira oraindik ere ikasleak sexuaren arabera bereizten dituzten ikastetxe pribatuak emakumeen eta gizonen berdintasunerako lau barra bi mila bost legeak helburu hau ezartzen du euskal autonomia erkidegoko hezkuntza sistemarako

artikuluan hezkuntza politika publikoek bultzatu beharreko hezkuntza ereduek beti ere helburu hauek izan behar dituzte sexuaren araberako estereotipoak eta rolak baztertu dituen garapen integrala eskaintzea

behartu gabeko orientazio akademiko eta profesionala bermatzea horretarako emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna bultzatuko da alor guztietan curriculumean antolaketan eta abarrean halaber ezartzen du

curriculumari dagokiona lehenengo puntuan hezkuntza administrazioak hezkidetzako proiektuak sustatuko ditu eta jarraian aipatzen diren hezkidetza helburuak integratuko ditu hezkuntza maila desberdinetako

eta hauek dira emakumeei eta gizonei esleitzen zaizkien portaera ereduz soziokulturaletan oinarrituta eraiki diren sexuaren araberako

ezabatzea sexu bateko zein besteko ikasleei beren buruak erabat garatzeko aukerak eskaintzen aldera bigarren helburu bat

horretarako eta irakasten diren edukiak berrikusiko dira

beste bat beharrezko ezagutzeak zehartzea neska mutil ikasleek etxeko

gaur egun dauzkaten eta etorkizunean izan ditzakeen

baita ikasleak trebatzea aukera akademikoak egiten dituztenean ez ditzaten aintzat hartu generoan oinarritutako baldintzapenak eta azkenik emakumeen aurkako indarkeria prebenitzea horretarako gatazka konpontzeko

ereduak ere bigarren puntuan zer esaten da era berean hezkuntza administrazioak oinarrizko printzipiotzat ezarriko du hezkuntza maila guztietan

jokaerak prebenitzea eta eguneroko bizitzari buruzko eduki eta zehatzak ezarriko ditu hezkuntza maila guztietan

etxearekin pertsonen zainketarekin harreman pertsonalen funtzionamendu ezagutzearekin eta gatazka konpontzeko gabeko metodoak eta sexuen berdintasunaren eta aniztasunaren errespetuan oinarritzen diren bizikidetza ereduak ikastearekin

oinarrizko hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta euskal autonomia erkidegoan ezartzeko

berrehun eta hogeita hamasei barra bi mila hamabost dekretuan aipatzen zen hezkuntzak elkarpena egin behar diola

alde batera utzi sexuaren araberako estereotipok eta rolak bai eta bereizkeria mota oro ere

horretarako ikastetxeek emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna bultzatuko dute alor guztietan curriculuma antolaketa eta abar

ikastetxeek ikasleak onartzeko araudiak aurreikusitakoaren arabera aukera berdintasuna sustatuko dute eskolaratzean eta eskolako ibilbidean

modu inklusiboan zailtasun ekonomikoak sozialak kulturalak edo pertsonalak dituztenen alde

ez dago zalantzarik beraz jaurlaritzak interesa duela euskal autonomia erkidegoko hezkuntza sisteman baterako hezkuntzaren printzipio aplikatzeko

zuzentarauak zeinaren bidez gizon eta emakumeen tratu

sexugatiko diskriminazioaren debekua ez da aplikatuko irakaskuntza publiko edo pribatuan honako hau ere gaineratzen du hamazazpigarrena

ondasun eta zerbitzuak eskuratzeko tratu berdintasunaren printzipioak ez du esan nahi kasu guztietan prestazio edo instalazio

beti ere bi sexuetako bati modu mesedegarriagoan eskaintzen ez zaizkion bitartean horrez gain

zuzentarau hau ez da hezkuntzan aplikatuko horren ondorioz

baztertzailea bi sexuetako ikasleen aukera berdintasunaren printzipioa errespetatzen bada

gure inguruko hainbat herrialdeetako araudietan jaso da hezkuntzaren alorra sexuagatiko

utziz ingalaterran bi mila zortziko

legeak hezkuntza jaso zuen salbuetsitako gaien artean lege hori bertan behera utzi du bi mila hamarko equality act legeak

edo sexu bakarreko eskolak frantzian bi mila zortziko maiatzaren hogeita zazpiko

gizonen eta emakumeen arteko tratu berdintasunaren printzipio onartu ostean

irakaskuntza antolatzean ikasleak sexuaren arabera sailkatzeko alemanian epaitegi administratibo federalak bi mila hamairuko urtarrilaren hogeita hamareko

printzipioaren kontrakoa italian bi mila zazpiko

dekretuaren bidez gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasunari buruzko kodea aldatu zen

ezaren esparrutik kanpo utziz eta belgikan komunitate frantseseko ministerioaren bi mila zortziko abenduaren hamabi dekretuak

onartzen du hezkuntzarako sarbidean ikasleak sexuaren arabera bereiztea

justifikatuta badago eta xede hori lortzeko baliabideak

uste dut lagungarria delako europako beste herrialde batzuen gertatzen dena ezagutzen hemen euskadin dugun egoera aztertzerakoan eskerrik asko
uriarte andrea ubera andrea zurea da hitza

ponentziagatik ez didazu zuzenean erantzun baina argi geratu zait zure justifikazio guztia esateko kontzertazioa mantenduko duzuela

interesa duzuela baina ikusi dut ez duzuela borondate politikorik eta ez duzuela determinazio politikorik segregazioari aurre egiteko eta sentitzen dut uriarte andrea baina hezkidetza bultzatzea ez dauka

kontraesanean dago zuzenean sexuaren arabera

bereiztuta mantentzearekin ze azkenean zuek finantzazio publikoa ikastetxe horietara bideratzerakoan hezkidetzaren aurkako mezua

erakusten duzue zuek ontzat ematen duzuela gizonen eta emakumeen arteko

ematen duzuela espazio batzuk emakumeentzat izatea eta beste batzuk

izatea eta guzti horrek dakarrena eta hori baztertzailea da sentitzen dut baina hori baztertzailea da ikustea besterik ez dago ikastetxe batetan

garbi ikusten da balore batzuk gizonezkoentzat eta beste batzuk emakumezkoentzat eta hori behintzat ez da gure eredua guk inklusioan sinesten dugu guk berdintasunean sinesten dugu eta garbi daukagu botere publikoek

norabide horretan politika publikoak garatu behar dituztela eta horretarako finantzazioa bideratu behar dutela guk bereizketarik

konbikzioa daukagu konbentzituak gaude bidea inklusioa dela bidea hezkidetza dela bidea eskola mixtoa

negar egitea gero alperrik da minutuko isilunea ze azkenean

garatzerakoan politika horiek garatzerakoan denborarekin ondorio batzuk uzten ditu gizartean gizarte antolakuntza bat ekartzen du

ezartzen da ondorio guztiekin ondorio guztiekin beraz iruditzen zaigu hor hausnartu beharra duzuela zeren

berdintasunaren alde egitea ez da gainerako eskubideen aurka egitea batera doaz batera doaz eta iruditu zait zure ponentzian nolabait hor kontrajarri egiten zenituela

aurka egitea herritarren eskubideen aurka egitea da uriarte andrea eta faltan botatzen dugu zure determinazioa zure borondate politikoa ze badirudi interesa daukazuela baina interesa teorian edo hor nonbaiten geratzen da determinazioa falta zaizue benetan segregazioari aurre egiteko eta segregazioari aurre egiten zaio irizpide guztietan sexuarengatik erlijioagatik bizitokiagatik arrazagatik

behar duena gizarte honek eta denetan kohesio soziala bultzatu nahi baldin badugu

aurre egin behar zaiolako eta ez bereiztutako blokeetan bereiztutako gizarte

hezkuntza sail honek egin beharko lukeena eta gobernu honek egin beharko lukeena da ausardiaz jokatu legeak aldatu araudiak aldatu eta lomce k irudikatzen duen hezkuntza gizarte eredu zaharkitu hori alboratu eta hortik aldendu eta hori zuen esku dago

bereizitako hezkuntza ematen duten ikastetxe horiek itundutako hezkuntzaren araubidean

gai hori hezkuntzari buruzko lege organikoan jasotako agindu baten ondoriozkoa da

jaiotza arraza sexua erlijioa iritzia edo eta beste edozein egoera edo zirkunstantzia pertsonal edo sozial

horren bidez eta ondorioz ez zituzten ikastetxe horiek onartu

finantzatzen jarraitu zuten hala baina zalantza guztiak argitu ditu hezkuntzari buruzko lege organikoaren laurogeita lau puntu hiru artikuluaren aldaketak

familiei ikasleei eta ikastetxeei ez zaie inola ere emango tratu okerragorik

ondorio horietako ikastetxeek sistema hori hautatzeko hezkuntza arrazoiak azaldu beharko dituzte hezkuntza proiektuan baita berdintasuna bultzatzeko garatzen dituzten neurri akademikoak ere

inplementatzen jarraitu da bi mila hamasei bi mila hamazazpiko ikasturtean hiru urteko eta hamar

deialdi horrek prestakuntza aholkularitza eta orduen hornikuntza sartzen ditu

hezkidetzaren eta gero indarkeria prebenitzeko arloan jarduera planak egin ditzaten

bestalde familia arriskuaren egoerak antzemateko aukera ematen duten

ikasleen bidez eta kasu horietan jarduteko protokolo bat ezarriz halaber ikasleen arteko botere harremanak eraldatzen lagundu behar du eskolak eta horretarako behar diren aldaketak egin behar ditu dauden identitate anitzak errespetatuko dituen eta neska eta mutilen garapen pertsonala ahalbidetuko duen berdintasunean oinarritutako gizarteratze bat ziurtatzeko horiek horrela hezkidetzarako berdintasunerako

eta horretarako ikastetxeetako ikasle irakasle eta gurasoei zuzendutako jarduerei eta prestakuntzari emango zaie lehentasuna lehen esan dudan bezala berriz diot

euskal autonomia erkidegoko hezkuntza sisteman baterako hezkuntzaren printzipioa aplikatzeko eta pertsonen garapen integralari alde batera utziz

bai eta bereizkeria mota oro ere generoen eraginik gabeko orientazio akademiko eta profesionala bermatuz ekarpena egin behar dion hezkuntzaren aldeko apustua eginez

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa eukene arana varas elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

ohiz kanpoko neurriei buruz arana andrea zurea da hitza

eskerrik asko arana andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

integral transversal y multisectorial euskal erakundeetan badakigu egiturazko arazo honi hainbat eman behar zaiola amaiera horren haritik arana andrea gure jarduna bat dator emakumeen aurkako indarkeria eta etxeko indarkeria borrokatzeko eta prebenitzeko

istanbuleko hitzarmena aipatu dut istanbuleko hitzarmena emakumeen aurkako indarkeriaren arloan europan dagoen lehen tresna juridiko loteslea da eta arlo honetan irizmen handiena duen nazioarteko tratatua ere bada honako hau ekartzen ditu bat indarkeria prebenitzea bi gizartea sentsibilizatzea

hiru erakundeen arteko koordinazioa bultzatzea lau erasotzaileen aurka ekintza judiziala baliatzea eta bost biktimak babestea eta laguntzea bost ildo horietan abian jarritako neurriekin jarraituko dugu lanean

hobetzen jarraitzeko aukera ematen duen tresna denez gero

que reconozco mejorable eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna arana andrea zurea da hitza

begira jakina denez prebentzioaren eremuan hainbat programa darabilgu aipatu egoerak ekiditeko eta aipatu egin dizkizut nahiko beldur barik eta gizonduz adibidez badakigu azken hamarkadetan gizartea

horri esker lehen ezkutuan geratzen ziren kasu batzuk azaleratu egiten dira orain kasuak salatu daitezen ere bada gure helburua

bada gure helburua azken finean gizarte osoaren laguntzarekin lortuko dugu emakumeen aurkako indarkeria amaitzea

bilboko portuan harresi bat altxatzeari buruz guanche andrea zurea da hitza

guanche andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

lehenik eta behin eskerrik asko tapia andrea estoy sorprendida

de ellos eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea guanche andrea hasieratik esan dizut

eta egia esanez ari behar dugula eta nik uste dut erantzuna hori izan dela erantzukizunez ari gara batzorde batean non portuko agintaritza ere bertan dago

galdera unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi egun on bereziak andoni unzalu jaunari

grabazioa ipini dute konplexurik gabe defenditzen duena da legedia mantendu behar dela eta norbaitek

hartu behar direla beharrezko neurri orekatuak hori

andoni unzalu garaigordibil jaurlaritzako goi kargua

aurreko urriaren hamarean egindako adierazpenak euskadi irratian gure irrati publikoan adierazpen larri hauen aurrean kargugabetzeko asmorik du gobernuak
eskerrik asko estarrona jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea ondo dakizunez

ez ziren eusko jaurlaritzaren izenean ofizialki egindako adierazpenak

beste solaskide batzuekin eztabaidan emandako iritzi pertsonalak baino eta jaurlaritza honek bere goi karguei bere kargu publikoei ez die ukatzen iritzi pertsonala edukitzeko eskubidea

koalizio batean oinarritutako jaurlaritza bat da bi alderdi osatutako jaurlaritza bat hainbat eta hainbat arlotan iritzi ezberdinak dauzkaten

garen alderdi hauek gobernu programa batek biltzen gaitu eta lotzen gaitu baina gobernu programa horrek berak esaten du autogobernuari dagokionean alderdi politiko bakoitzak bere iritzi pertsonala iritzi propioak defendatzeko eskubidea daukala eta gobernu programa horretatik kanpoko kontuetan kasu honetan bezalaxe gobernu programan kataluniari buruz ez baita

logikoa denez baita ere alderdi politiko bakoitzak bere iritziak eta planteamenduak askatasun osoz defendatzeko eskubidea dauka beraz zuk esaten duzuna eta hemen erakutsiko duzuna ez dago

joan etorriaren ildoetatik kanpo dagoen zerbait espresuki aitortuta dagoen zerbait baino eskerrik asko erkoreka jauna

barkatu legebiltzar buru andrea badiozu alderdi politikoen arteko adostasun horretan

regula el código ético eta etika eta jokabidearen kodea

honakoa adierazten du euskal autonomia erkidegoko administrazioko eta bere sektore publikoko

eta jarrera horiek ez dituzte argi eta garbi kritikatu behar hedabideetan

edo internet bidez gobernukidea kargu publikoaren titularrak desadostasun horri eusten badio askatasun ideologikorako eta adierazpen askatasunerako oinarrizko eskubidea babestuta dimisio aurkeztu beharko du koherentzia instituzionalari euste aldera

se dicen solas eskerrik asko estarrona jauna erkoreka jauna zurea da hitza

zuen koalizio horretan askatasun adierazpena debekatua egotea eta bakoitzak bere irizpide propioak izatearena ulertzen dut zeren estalinismoaren inguruan eta hainbat urteetan

ulertzen dut erreza ez izatea ulertzea norbaitek iritzi propioa izan dezakeela eta koalizio gobernu batetan hori ez du inork ukatzen argi eta garbi esan dugu gainera koalizio gobernu batez ari garela alderdi

eta hainbat eta hainbat puntutan iritzi ezberdinak dauzkaten alderdiak direla

autogobernuari dagokion kontu guztietan bakoitzak bere irizpide propioak erabili ditzakeela eta defendatu ditzakeela

nik ez dut aipatu etika kodea eta zuk zeuk ekarri duzu ni ez naiz konfunditzen badakit bata eta bestearen arteko berezitasuna

nik etika kodeari buruz ezer gutxi esan dezaket etika kodeak berak esaten duelako ni batzordeko presidentea naiz eta berak esaten du

baina etika kodeak aste honetan bertan eman du erabaki bat eta jarri du doktrina argi bat horren inguruan

eta hor daukazue argi eta garbi zer uste duen etika batzordeak

komunikabideetan parte hartzeari dagokionez eta iritziak emateari dagokionez hor argi jasota dago eta horri buruz nik ez dut gehiagorik esango baina nik ez dut gai hori hona ekarri zuk zeuk

esan dudana bi osagaiz osatutako gobernu bat dago eta honetan puntu honetan alderdi bakoitzak askatasun osoa dauka bere iritziak defendatzeko eta planteatzen eta hain zuzen ere

orain arte ere horrela izango zela uste dut autogobernu batzordean ere islatuko da iritzi berdinak ez dauzkagula eta horiek agertuko dira eskerrik asko

indarkeria polizialen biktimen legearen eteteari buruz arzuaga jauna zurea da hitza

egun on denoi egun on erkoreka jauna zuri luzatzen dizut gaurko galdera eta zergatia azalduko dizut ere

lege honen errekurtso edo zuen alegazioen inguruko mamia nondik norakoak ez ditut ezagutu nahi

argudioak eminentzia bat giza eskubideen alor honetan entzun ditut jonan fernandezen arrazoiak baita ere batzordean egindako agerraldi batean eta horretan

jaunari luzatuko nioke galdera zuri luzatzen dizut zure autogobernua delako eta beraz erakundeek hartzen dituzten erabakiak pentsatzen dut zuri dagokizula defendatzea eta nolabait bermatzea erabaki bat hartu dugu estatuaren biktimak errekonozitzeko eta erreparatzeko eta estatuak hori

eten du eta lege gabe gaude momentu honetan eta jakin nahi dut nola kudeatu duzun errekurtso

eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

arzuaga jauna kudeaketaz hitz egiten didazu edo galdetzen didazu momentu honetan baina zure galdera ofiziala iritziaz zen iritziaz galdetzen didazu zer uste duda zein iritzi daukadan gestioa da gauza bat iritzia beste bat iritziari dagokionez

errepikatzeko arazorik ez daukat ez dut bat egiten ez gobernu zentralak planteatu zuen helegitean erabiltzen zituen arrazoiekin ezta ere orain suspentsioari eusteko konstituzio auzitegiak eman berri duen autoan erabiltzen dituen arrazoiekin ez batzuekin ez besteekin zergatik batak eta besteak bai helegiteak eta baita autoak ere alde batetik legea hankamotz uzten dutelako

epaia eman arte behintzat eta beste alde batetik hau okerragoa dela uste dut auto horrek bereizkeriak

eta seguruenik bereizkeria horiek nazioarteko giza eskubideen zuzenbidearen kontrako bereizkeriak izan daitezkeelako

zer egingo dugu momentu honetan epaia autoa aztertzen ari gara ikusteko zein neurritan zein egoera juridiko sortzen duen eta zein neurritan

auto hori emateaz aparte edo eman arren oraindik legea aplikagarria den esparru guztietan borondatea eta asmoa daukagulako izan ere legearen helburuekin espirituarekin eta jomugekin bat egiten jarraitzen dugulako eta horiekin erabat konprometitua gaudelako gero konstituzio auzitegiak bere azken epaia ematen duenean ba ikusiko dugu orduan nola jokatu

noski ematen didazu erantzun bat zu eroso zauden lekutik abiatuta nik ez dizut eskatzen nolabait erantzun juridiko bat

eskatzen dizut erantzun juridiko bat gainera zuk autogobernu sailburua zaren heinean hau da gestioa hemen hartutako erabaki honen gestio zuri dagokizulako

eskerrik asko legebiltzar buru andrea arzuaga jauna esaten didazu

nire adierazpen batzuk entzun dituzulako kazetari batzuen galderari erantzunez

aktiboki defendatu izan dugu lege hau lehenago bitariko batzordean eta gero konstituzio auzitegiaren aurrean

hemen eztabaidatu zenean baiezko botoa ukatu zenioten

zergatik zer dela eta orain hain interes handia zuek aldeko botoa ukatu zenioten lege baten defentsan benetan harritzekoa delako nolanahi ere nik espektadorearen jarrera hartu defendatzailearen jarrera baino hori defendatu izan dudalako foru guztietan zuek egin ez duzuena nik bai defendatu izan dut

bestetik gero konstituzio auzitegian beraren aurrean eta hemendik aurrera oraindik ere

aurrean eta jarraitzekotan gara zuk esaten didazu cooperación

zure lehenbiziko interbentzioan aitortu duzu beste kasu batzuetan beste kasu batean konkretuki foro horretan akordio batera heldu ginela beraz

batzuetan akordioak lortzen dira eta beste batzuetan ez dira akordioak lortzen

zuek badakit sistema judizial propio batez eta ari zaretela zuen paperetan honi buruzko adierazpenetan

bat etor naiteke baina hori eztabaidatu behar da

ponentzian autogobernu ponentzian horretarako jarrita eta asmatuta dago eta

eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina bilboko portutik ontziek armamentu militarra garraiatu

bai eskerrik asko eguerdi on guztioi urkullu jauna hartzeko asmoa neukan tapia andrea

bilboko portuan larrialdi bat daukagu eta larrialdi hau mundu mailako arazo izugarri baten islada

krisia muturraren aurrean eta erantzukizuna guztiona gaur armetan zentratuko naiz eta hau da galdera zer neurri hartuko du sailburuak hau da gobernuak bilboko portutik ateratzen diren merkantziek gerra krimenak ahalbidetuko ez dituztela bermatzeko baina argi izan erantzukizuna ez dudala

arrazoi duzu eta ez dela erraza geratzea egia da baina lehen galdera egingo dizut posible bazenu geldituko zenituzke

ez zenuen arrazoia ordea portuen transferentziak zerbait konpondu lezakeela esan zenuenean transferituta ere

madrilen legoke eta horrek beste behin autonomismoaren mugak ikusteko balio digu estatu baten konpetentziarik gabe ez dago erabakitzerik armak nori saldu eta nori ez eta arrazoi zenuen ere ez zaiola katearen azken bakarrik begiratu behar gai

eta zein baldintzatan ateratzen diren armak eta ari horri tiraka aritu naiz eta topatu dudanak izututa

para todas sus partes eskerrik asko eskerrik asko otero jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea otero jauna zuk zeuk zenion eta

sakonki aztertuta aitortu behar dizut agian erantzuna oso erraza izango litzatekeela esanez benetan ados nagoela esan duzunarekin

larraitz ugarte andreak aipatzen zuen zerbait askotan ekartzen ditugu ganbara honetara interesa duten gaiak baina agian inongo eskumenik gabekoak hori erraza litzateke eta agian horrekin eseri eta bukatuko nuke baina beno

zure hitzak hemen aztertuta nik uste dut asmoa

hainbat gaia aitortzeko eta hainbat gai mahai gainean jartzeko iruditzen zait hori dela eta besteak beste ari zarela

zerrekin gauden ados zerrekin ez nik uste dut hortik doala gehiago zentzu horretan idatzizko interpelazioa berriz begiratuz ekimen

ote garen ari zarela iruditzen zait baita ere eta gizarte zibilaren aurka erabiltzen den armamentua hemen gainera adierazi duzu argazki nahiko krudelekin batzuetan

bada baita ere nik uste dut gauza guzti horiek mahai gainean jartzea zure interpelazioaren helburua irakurtzen ari naiz edo iruditzen zait ari naizela ados nago egia da arma horien jarraipena egitea oso zaila da guretzako ezinezkoa baina

eta baimena ematen dionaren arteko jarraipen hori egitea ere zaila da alde batetik eta beste batzuetan egia da baita ere begiak ixten direla

izan zen pleno honetan elkarrekin podemosek ekarritako

ere eta legebiltzar honetan gogoratu nahi dut bi gauza aipatzen zirela horri erantzunez noski langile guztiek dutela kontzientzia eragozpena adierazteko eta gauzatzeko eskubidea eta hori aitortzen zen eta baita ere eskatzen zitzaion zehazki estatu espainiarrari nolabait errespeta zezala saudi arabiaren kontrako arma blokeoa

giza eskubideak errespetatzen ez dituzten herrialdeei armak bidaltzeari nik uste dut hori sinatu zela eta hemen onartu zela eta erabat bat gatoz horrekin

bi mila hamabian dagoeneko legebiltzar honetan hartu zen erabaki bat ministeritzari zegokiona

eskubideak urratzen zituzten herrialdeetara ez bidaltzekoa baimenak emateko momentuan erregulazioa nola egin behar zen aipatzen zuena eta eskaera berezia egiten zitzaien hainbat eta hainbat herrialdeei armak ez bidaltzeko

argi dago ez da ari ezer funtzionatzen ikusitakoa eta gero ez da

arraroa zela zuk eta biok zerbaitetan ados egotea eta beraz desadostasuna ateratzeko arabiatik atera gera eta etorri gara

nik uste dut aztertu behar dugula oso ondo eta enpresa batzuen izenak aipatu dituzun ni ez naiz batekin edo besteekin sartuko baina dakizun bezala baita ere

gerran gertatzen diren hainbat eta hainbat aurrerapen gero mundu zibilera etortzen dira eta aurrerapen asko ematen dira eta hori argi dago eta badakizu agian agertu zen era batean edo aernnova zuk esan dituzun edo sener

eta garapenari esker eta gaur egun adibide dira

taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina feveren trenbideen transferentziak euskotrenen merkantzia garraioaren

izan dezakeen eraginari buruz becerra jauna zurea da hitza mila esker presidente andrea señora tapia el pasado mes de julio

eskerrik asko becerra jauna erantzuteko tapia andrea eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko tapia andrea becerra jauna zurea da hitza

eskerrik asko becerra jauna tapia anderea zurea da hitza

mila esker presidente anderea bueno me decía

ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina arabako parke teknologikoko sozietate jarduera

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

arabako parke teknologikoa bertan aurkeztu den

eta nola egin duen eta abar eta esan behar dizut parkeari zuzenean ez zaiola inongo komunikaziorik iritsi baina hala ere lehen eskuko informazioa ez izan arren kasu honetan pertsonatzeko borondatea aurkeztu zuen parkeak eta saiakera egin zuen eta epaileak ezetza eman zion

eskerrik asko eskerrik asko tapia anderea ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

egun on sailburuak legebiltzarkideok berriro alderdi popularrak legebiltzar honetara dakar alderdi popularrarentzat den

politika familia aurten legealdia hasi zenean ere

aurkeztu genuen gai honi buruz eta ondoren mozio bat aurkeztu genuen betebeharrak ipintzen genizkion eusko jaurlaritzari eta azkenean adostasun bat lortu genuen nahiz eta alderdi popularrarentzat nahikorik ez izan akordio hori lehentasun bat denez alderdi popularrarentzat

berriro ekarri dugu gai hau legebiltzarrera eta espero dugu sailburuak bere intentzioak zehaztea eta argitzea aukera honetan edo bigarren aukera honetan

eta ematen du gobernu honek oraindik kontuan ez duela eduki se hablaba cómo

eskerrik asko garrido andrea erantzuteko artolazabal anderea zurea da hitza

mila esker presidente anderea

enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina lanbidek diruz lagunduriko prestakuntza ikastaroetako ustezko irregulartasunei buruz garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera leire pinedo bustamante eh bildu taldeko legebiltzarkideak ogasun eta ekonomiako sailburuari egina bezaren doikuntzetatik eratorritako laurehun milioi euro inguruko kopuruaren

egun on eskerrik asko eta egun on guztioi aspiazu jauna berriki izandako finantzen euskal kontseiluan bi mila hamazazpiko bilketa itxiera aurreikuspenak publiko egin izan dituzue eta

zenbateko horretan agerian geratu da urteetan espainiako gobernuak

egindako bezaren doikuntzen atxikipenen likidazioaren emaitza bilketa

inbertituko ditu jaurlaritzaren bezaren doikuntzatik eratorritako laurehun milioi euro

azpiegituretan edo hezkuntzan jarduketa batzuk garatzea ari gara baloratzen etorkizuneko konpromiso batzuk

eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna pinedo andrea zurea da hitza

esa oportunidad eskerrik asko pinedo andrea azpiazu jauna zurea da hitza

azpiazu jauna gai zerrendako hamazortzigarren puntua galdera edurne garcía larrimbe elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina donostiako arte ederretako eraikinaren deskatalogatzeari buruz

mila esker tejeria andrea eguerdi on lehendakari jauna

zurea da hitza eskerrik asko presidente anderea sailburua legebiltzarkideok

de internalización de euskadi eskerrik asko retortillo jauna

kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina donostiako arte ederretako eraikinaren

presidente andrea legebiltzarkideok egun on guztioi señora garcía

eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna garcía anderea zurea da hitza

anderea zubiria jauna zurea da hitza

gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina kataluniako prozesu independentistari emandako estaldurari buruz llanos andrea zurea da hitza

erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza señora llanos

ni donde escucharlas ni donde leerlas eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna